egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

kerman orbegozo uribe euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetzako telefono bidezko

legebiltzarkideok lehendakari sailburuok osasun sailburua

telefono bidezko aurretiazko hitzordua eskatzeko sisteman aldaketa batzuk egin ziren orduz geroztik erabiltzaileek kexa ugari izan dituzte sistema horren inguruan

adierazi izan duzu zure asmoa egoera horri irtenbidea ematea izango zela zentzu horretan jakin nahiko genuke ea zein neurri ari zareten hartzen

hitzordua hobetzeko eskerrik asko eskerrik asko orbegozo jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak dauka hitza

zer egin behar genuen eta egin dugu pertsonak ditugu helburu

beraz laster osakidetzara deitzerakoan gure profesionalek erantzungo dute

orbegozo jauna ez du hitzik hartuko gai zerrrendako bigarren puntua galdera

lehendakariari egina fagor auziaren aurrean jaurlaritzak izan behar duen

lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on

arabera gobernatzen dutenen bide berdina daramalako ikuskatzailearen paperean sartuta gauzak aldatzeko ezer ezin duela egin esanez honek

euskal herriaren irakurketa politiko argirik ez duela gobernuak herri eta gizon emakume askez osatutako gizarte bezala beharrezkoak

argi ez duelako eta orain arte erakutsitako ekimen eta lidergo falta ikusita ondorengo galdera egiten diogu lehendakariari jaurlaritzak ze neurri zehatz hartuko du

itxieraren iragarpenaren ondorioz sortu den egoera bideratzeko

jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuok egun on guztioi badira gai honetaz beste interpelazio eta galdera ere daudenak eta beraz atalka joango naiz jorratzen gaurko egunaren gai zerrendaren arabera eta

gaizki deitutako krisia edo bere kezka gaizki deitutako krisi honen aurrean bere kezka jaurlaritzaren aitzindaritzaren faltaren inguruan

eusko jaurlaritzaren estrategia oso argia izan dela lehenengo egunetik hasita fagor elektrotresna edo

eta atenditu egin genuen eta atenditu egin dugu eta atenditzen jarraitzen ari gara dituen arazoak entzun eta enpresak dituen planen berri jaso egin genuen eta jaso egin dugu bideragarritasun plan bat eskatu egin dugu enpresak aurrera egiten laguntzeko plan horretan oinarrituta laguntzak

egiteko prest egongo gara fagor etxetresna enpresari eskaini zitzaion atentzioa edo eskaini egin zaion atentzioa eta laguntza prozesu horretan ez gara

mondragon korporazioa finantza erakundeak eta erakunde publikoak eta ez bakarrik jaurlaritza erakunde publikoak ere aritu egin gara

viable eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna matute jauna zurea da hitza

dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

enpresaren bideragarritasuna bermatzeko egin diren jarduera guztietan hartu egin dugu parte parte hartzeko prest gaudela jakinarazi diogu enpresari baina ez bakarrik enpresari korporazioari eta finantza erakundeei ere agertarazi egin diegu

egun bi lan ildo aktibo ditugu bat

eta bestetik ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko saila industri garapenerako zuzendaritzarekin batera fagor etxetresna enpresari

eitbk terrorismoaren deslegitimazioan eta biktimen aitorpenean duen eginkizunari buruz mendia andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on lehendakari sailburuok sailburu la entrevista

hiltzen saiatu den eta gure herrian tragedia handia sortu duen talde terroristaren partaide izan zen pertsona honengan

gertaera hauengatik justiziak erabakita espetxean hogei urte baino gehiago eman behar izan zituen ziurtatu genuen bestalde biktimen erakundeetan antolatu diren horienganako mesprezua ez duela aitortzeko beharrik talde terrorista baten partaide izatearen erabakiak eragin duen mina

ikusi genuen baita ere herri honetan badagoela ulertu nahi ez duenik bere senideak espetxean egotearen arrazoia dela pertsonak hil dituztela hiltzeko laguntza eman dutela eta arrazoia hau dela eta espetxean egoteaz gain

eta zentzugabea eta min hori saihestu zitekeen elkarrizketatutako pertsona horiek edo eta bere senideek etan sartzearen erabakia hartu izan ez balute

eta hori kontuan izan behar dugun gauza bat da memoriaren eta bizikidetzaren arloan lan egin ahal izateko pero en un medio de comunicación en una sociedad

agertzen da baita ere eitbko legearen hirugarrena artikuluan orduan sozialistok printzipio hau partekatzen dugu eta horrexegatik galdetzen dugu gobernuari zein da jaurlaritzaren irizpidea eitbk terrorismoaren funtzio deslegitimatzailea bete dezan

adierazten direnean eskerrik asko mendia andrea jaurlaritzaren ordezkariak erantzuteko uriarte andreak dauka hitza

legebiltzarreko presidente andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi lehenik eta behin gogoeta bat egin nahiko nuke

giza duintasunarekin eta balore demokratikoekin begirune zorrotza izan behar dute izan behar dugu

zein den bere ildo editoriala kazetaritza independente eta profesionala irizpide duela eskerrik asko

ganbarak programa berezi bat eskaini zuen errenteriatik bertan naiara zamarreñok

julen mendozak errenteriako alkateak bildukoa eta txema herzogek errenteriako ppko zinegotziak parte hartu zuten besteak beste

hainbat elkarrizketa egin dira ekintza armaturik gabeko bi urteen inguruan egun ezberdinetan joaquín gímenez magistratua jon landa irakaslea

arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina bere produkzioa euskaditik kanpora eramango duen

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak lehendakariak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on quiroga andrea

gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakariak dauka hitza

eskerrik asko gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eitbn egindako elkarrizketari buruz maneiro jauna zurea

adierazi behar dizut maneiro jauna ez dela egia inolaz ere eitbk orduak eta orduak erabiltzen dituela zuk aipaturikoak elkarrizketatzen bere kontestuan

duten beste gai asko bezala baina gai honek besteak bezala du eta izango du baina ondo mugatua lehen esan dudan bezala testuinguru zehatzaz batean kokatzen da

elkarrizketa aipaturiko elkarrizketa ezin daiteke behar bezala ulertu egun batzuetan zehar egindako hainbat eta hainbat elkarrizketak kontuan

eman pertsona horri bere usteak publiko egiteko ez eitbk batez ere

bere eginbeharrak agintzen dion moduan gizarte honetan dauden iritzi ezberdinak jaso ditu

gero entzule bakoitzak bere ondorioak atera ditzan beti ere giza duintasunarekin eta balore demokratikoekin begirune zorrotza izanik
eta giza eskubideekin konpromezua defendatuz eskerrik asko uriarte andrea

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko uriarte andreak dauka hitza

edota diskriminazioa bultzatu aldiz dignitatearekin eta balore demokratikoekin begirune zorrotza eta giza eskubideekin

deslegitimizazioaren orekan oinarritzen du eitbk bere lan ildoa

edota diskriminazioa bultzatu nahiz eta eitbk berak sufritu izan duen etaren arrazoi eza errazena gorrotoarekin jokatzea litzateke erabaki profesionalak gorroto horrekin zipristindoak izatea

etxe horretarako kazetariak ikuspuntu profesionaletik ikusita egin beharrekoa egin beharko dute haien bezeroen haien entzule eta ikus entzuleen mesedetan

horrek ez ditu eitb eta bere langileek han edo hemen kokatzen neutraltasuna da haien esparrua legeak dioen bezala inpartziala objektiboa

eta aldi berean giza dignitatearekin eta balore demokratikoekin begirune zorrotzarekin

eitbk bere ibilbide luzean bete egin izan duen bezala eskerrik asko uriarte

interpelazioa borja sémper pascual euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina fagorri emandako laguntzei buruz

muchas gracias eskerrik asko sémper jauna erantzuteko lehendakariak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor sémper vacío tergiversador

eskerrik asko sémper jauna erantzuteko lehendakariak dauka hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina terrorismoaren biktimekiko konpromiso etengabean eta indarkeria helburu politikoekin

argi eta garbian liderra izateari buruz quiroga andrea

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza lehendakari jauna

legebiltzarburu andrea eskerrik asko señora quiroga

nolanahi ere zure proposamena dela eta irakurketa positibo bat egin nahi dut zu azaltzen ari zarena bada iraganaren hausnarketa autokritikoa egin behar dela

presoen gizarteratzea sustatzeko aukerak daude horretarako gertu gainera koherentzia eskatu nahi dut blokeatu beharrean zergatik ez dira sustatzen zaballako kartzelako preso talde batek bide horretan egin dituen ahaleginak le propongo que seamos coherentes y que promueva usted

para plantear debatir y acordar nuestras propuestas zuk bihar euskadiko botere judiziala zalantzan jartzen duen norbaiten berri eman ahal diguzu

auzitegi nazionala zalantzan jartzen duen norbaiten berri ere eman ahal duzu

printzipio eta baloreak adosteko eskatu nahi dut zuk martxoan legebiltzarrean onartu zenuen lurzoru etikoaren oinarrizko printzipioa osatzen duen adierazpen bat baina zuk aurreko igandean ez zenuen parte hartu nahi izan legebiltzarrean egin zen ekitaldi batean quiroga andrea

eskerrik asko lehendakari jauna quiroga andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa arri zulaika portillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
jaurlaritzak hartutako zenbait neurriren ondorioz langileek azken urteotan

erosahalmen galeraren inguruan zulaika andrea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

langabezi tasa ehuneko hamaseitik hurbil dagoelari buruz ezta langabetuen artean ehuneko berrogeita hamara

jasotzen ere ezta arduratzen gaituen beste datu baten inguruan alegia euskal

ezin dituztela beraien premiazko beharrei aurre egin buruz ez horiek aipatu bakarrik egingo ditut baina sakonki

langile publikoen erosteko ahalmenaren galeraren inguruan bi mila hamaretik hona sektore publikoko langileei erosketa ahalmena ehuneko hogeita bosta murriztu zaie azkenaldian

pairatzeaz gain bi mila hamabiko aparteko ordainsariaren galera

eta abar langile publikoak zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten horiek krisi honen

edo behintzat halako tratamendua jasaten dute

orokorrean herri honetako langile klaseak ordaintzen dihardu krisiaren ondorioak beraiek sortu ez dituzten krisiaren ondorioak

edozein zerbitzu publiko eskaintzerakoan lan baldintzak kaskartzearekin zerbitzuaren kalitateari kalte egiten dio nahita nahiez gertatzen da hori nahiz eta langile publikoek ahaleginak bereziak egitea horrela ez izateko

ere murrizketa zuzenak egin dira azken bolada honetan beraz honi

kaskartzea zerbitzu publikoaren kalitatearen okertzea eragin zuzena izango du gizarte osorako

langile publikoen baldintzak kaskartzeari noski garrantzi handia ematen diogu baina badago beste faktore bat ere mahai gainean jarri nahiko genukeena

agerian uzten duena alde batetik herritarren artean kontsumoa sustatu nahi duela dio eta horretarako neurriak hartzen ditu

lagundu egiten dio bere politikarekin jaurlaritzak enplegua eta ekonomia suspertzeko aurkeztu dituen neurriak edo

ez dute ezertarako balio biztanleek kontsumitzeko ahalmenik ez badute beraz hain justu kontrako bidean doazen neurriak hartzen ari ditu herri baten biztanleen erosteko ahalmena beherantz badoa edo beherantz joatea eginarazten baduzue

automatikoki behera egingo dute erosteko ahalmenaren galerarekin batera kontsumoak behera egiten du

egiten du behera baita pertsonen oinarrizko beharrizanak asetzeko

jarduera ekonomikoari kalte egiten dio guztietan

ekonomiko estrategikoetan eta ez estrategikoetan ere beraz bide horretatik joatea alperrik da eta gaiari

erkoreka jaunak bere saileko aurrekontuen aurkezpenean azaldu zuen pertsonalaren atalean

soldata igoerarik hau da sektore publikoko langileei datorren urtean soldata berriro izoztuko zaiela

honakoa izan zen honen jatorria ezaguna da oinarrizko araudi bat dago estatuak eman duena administrazio publiko guztiak lotzen dituena

eta beraz soldata guztien izozketara jotzea baino aldiz jaurlaritzari galdetuta langile publikoen erosteko ahalmena

erantzun zuen jaurlaritzak nahiko luke egoera ekonomikoak aurrera egiten badu errekaudazioak gora egiten badu eta egoera ekonomikoak posible egiten badu jaurlaritzaren baldintza finantzieroek posible egiten badute ez dugu hori ezinezkotzat

beraz erantzun horrekin sortzen zaigu hurrengo zalantza orduan zer da araudizko arazoa

nik erantzungo dizut ez bata ez bestea borondatea arazoa da

jaurlaritzak borondatea izango balu zerbait egiteko egin ahal izango lukeela aipatzen den araudia gainditzeko hainbat tresna ditugu erostekoa ahalmena ez galtzeko neurriak hartze aldera eta adibide gisa kataluniako erkidegoan egingo dena jarri genezake baita ere

tresnak aurkitu dituzte eta abian jarriko dituzte beraz tresnak egon badaude borondatea behar da ordea tresna horiek erabiltzeko

lehendakari jaunari interpelazioa egiten diogu hurrengo

sektore publiko langileek azken urte hauetan galdu duten erosmen ahalmena berreskuratuko dutela eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea zulaika andrea gaur

gaia ez da gai berria ez legebiltzarrean ezta

behin baino gehiagotan eztabaidatu izan dugu bai plenoan bai batzordean ere zuk aipatzen duzun gaia eta egia da langile publikoen erosketa ahalmenaren gutxitzearen gai horrek

kezkatzen nau hiru ikuspuntutik kezkatzen nau lehenik eta behin

kezkatzen nau ikuspuntu pertsonal batetik bai ni neu ere langile publikoa naizelako

izozketak soldaten jaitsierak aparteko ordainsarien kenketak aportazioen kenketa horiek guztiak horiek ere nik neuk ere jaso

kezkatzen nau baita ere beste ikuspuntu batetik sailburua naizen heinean eta bereziki herri administrazioko sailburua naizen heinean besteak beste langile publikoen egoera pertsonala eta kolektiboa okertzen duelako egoera honek baina ez bakarrik eusko jaurlaritzaren menpe dagoen administrazio orokorrean

administrazio guztien langile publikoena baita ere administrazio foral eta lokaleko langile publikoen egoera okertzen du honek zeren erosteko ahalmenaren gutxitzea ez da gertatu bakarrik administrazio orokorreko langileengan

langileekin gertatu izan da baita ere foru aldundietako eta baita udaletako langileekin eta ni administrazio publikoko sailburua naizenez

publiko guztien egoera okertzen duelako eta euren guztien erosteko ahalmena gutxitzen duelako

eta langile publikoez aparte langile pribatuetaz ere arduratu behar naizelako eta horien kasuan ere

ahalmenaren gutxitzea autonomoek galdu egin dute erosteko ahalmena kooperatibistek baita ere langile arruntek enpresa pribatuetako langileek enpresariek ere etan murgilduta daudenak

erosteko ahalmenaren gutxitzea beraz ez da langile publikoen kontua bakarrik eta are gutxiago administrazio orokorreko langile publikoen kontua bakarrik kontu askoz handiagoa da orokorragoa da

administrazioko langile publikoen erosteko ahalmenaren galerari dagokionez lau iturri aipatu ditzakegu

sorburuan lau iturri daude lehenbizikoa izan daiteke urtean urtean gertatu izan den eta eman izan den

hona zuk esan duzun moduan soldatak izoztuak izan dira eta beraz horren ondorioz

gutxitu egin da bigarrenez zapaterok bi mila hamargarrena urtean bere gobernu sozialistaren erabaki zuen administrazio publiko guztietako langile publiko guztien soldatetan ehuneko bosta jaistearena hirugarrenez bi mila hamabiko aparteko ordainsariaren desagertzea

aginduaren ondorioz eta gero urtean urtean baita ere pentsio planei egin beharreko ekarpenen desagertzea horiek dira funtsean

langile publikoen erosteko gaitasunaren gutxitzearen

eskerrik asko erkoreka jauna zulaika anderea zurea da hitza

gai berria eta atzo justu puntu honekin luzez eztabaidatu genuela baina arazoa mahai gainean dago eta konponbidea bilatu behar dela gainera pozten naiz azkenean zuk erantzutea

erosmen ahalmena berreskuratzeari garrantzi berezia ematen diogu hiru arrazoi hauengatik eta berriro ere azalduko dizuet lehena eta garrantzitsuena sektore publikoko langileek ez dituzte ordaindu behar beraiek sortu ez dituzten krisiaren ondorioak eta azken bost urteetan jasan dituzten murrizketak konpentsatu

bigarrena kalitatezko zerbitzu publikoak bermatu behar dira eta langileen bizkarrean murrizketa gehiago ezartzeak kalitatearen kalterako izango lirateke

moduan eta datuak ikusita erosmen ahalmena berreskuratzea

da bai premiazko beharrei aurre egiteko bai enplegu gehiago ez suntsitzeko eta langileak ere zuk esan duzun bezala ez dela bakarrik

langile klaseak erosmen ahalmenaren galeraren ondorioz kontsumitzeko aukerarik ez badu nori bideratuta dute enplegu erreaktibatzeko neurriak nortzuk

de todas las personas honen aurrean gure proposamena goazen bideak topatzera madrilgo inposaketari aurre egiteko

burujabetzara egin behar dugu eskerrik asko eskerrik asko

lehenengo eta behin erraza da nirekin asmatzea egia da aldrebestuta suertatu direla gauzak galdera zuzendu

edozein momentutan nirekin egon nahi baduzu galderak egiteko edozein gaitaz buruz hitz egiteko pena da

nik nire interbentzioan esan dizut legebiltzar honek eta honen ondoan nafarroakoak neurri batean nafarroakoak ere

gurekin konparatuta ahalegina egin zuela benetan estatutik datozen arau basiko oinarrizko arau horiek ekiditzeko eta

porrot egin zutela auzitegi konstituzionalak epai zehatz

eta nik esan dizut aitortu dizut beste alternatibarik ez dudala ikusten baina zuk hortik aurrera

posiblea da eta prest egon gara eta aurkitu behar da bai nik posiblea dela esan daitekeela nik ez dut ukatzen baina nik ez dut biderik aurkitzen nik ez dakit zein den

eh bilduk berak ere gobernatzen duen administrazioetan horrelakorik ez du bilatzen ez du aurkitzen ez du aurkitzen

intsumisio adierazpen argi eta borobil bat egin duzuenik oinarrizko arau horien aurrean ez dut ikusi bai ezkutuan ibili bai zerbait egiten duzuelakoan eta kontrakoa egin eta horrelakoak bai baina intsumisio adierazpen argi eta borobilik ez duzue inoiz egin

konplikatua da egin beharreko ahaleginak egin ziren hemen geure

eskumenak egikarituz ditut baina ondorioak ezagunak dira epai horietan daude eta komenigarria da gainera mundu guztiak horiek irakurtzea gero gai bat dago hemen garrantzitsua dena segurtasun juridikoarena

gauza bat delakoan eman edo itxura batzuk eman gero kontrakoa gertatu ahal izateko hemen bertan gobernu batek oraindik asko ez dela

esan zien langile publikoei lasai egoteko gabonetako ordain saria jaso egingo zutela eta behin eta berriro egunero egunero

eta langile publikoei gabonetako gastu guztiak horren arabera planifikatu zituzten gero zer gertatu zen

hori geldiarazi suspenditu egin zuela goitik eta behera eta langile publikoak euren prebisio guztiekin porrot eginda aurkitu zirela horrela

segurtasun juridikoa balio garrantzitsua da ez gobernuarentzat bakarrik batez ere langile publikoentzat euren prebisioak zeintzuk diren jakin dezaten

argi eta garbi euren diru sarrerekin ezin daitekeena da demagogiaren izenean itxura batzuk eman zerbait egingo delakoan jokatu eta gero horren kaltetuak langile publikoak eurek izatea legearen kontra jokatzen denean horrelako operazio intsumisioak eginez ondorioak gero kaltegarriak izan liteke baina langile publikoarentzat

nik zure taldeko beste norbaiti behin baino gehiagotan esan izan diot

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina fagor kooperatibari buruz reyes jauna zurea da hitza

millónes menos eskerrik asko reyes jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakari jaunak dauka hitza

que pasa con ese dinero público eskerrik asko reyes jauna amaitu da denbora jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamargarren puntua galdera idoia mendia cueva euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina

eskerrik asko mendia andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

idoia mendia andrea jaurlaritzaren ordezkaria erkoreka jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina hiriko izeneko proiektuagatik jasotako laguntza publikoak berreskuratzeari buruz maneiro jauna